zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

ez da kontu berria gaurko hau legebiltzarrean eta martxa honetan gainera badirudi europak espainiako gobernuari belarrietatik tira egiten dion bakoitzean hemen aztergai izango dugula

gobernu espainiarrak muzin egiten die bere betebeharrei eta bereziki nagusi duen bati dagokigun gaian alegia kontsumitzaileen defentsari zeren eta sakonean eta funtsean hori da gai honen atzean dagoena ez gaitezen engaina ez gara kaleratzeak

herritarren bizi kalitateaz ari gara eta horretan gehiegizko baldintzak edo abusuek duten eraginaz beraz gure ustez gehiegizko baldintza horien aurka egitea

eragin zuzena izango duelako etxea galtzera iritsi ala hori ekiditeko bidea aurkitu europar batasuneko justizia auzitegiak epai asko kaleratu ditu agerian utziz zein desoreka dagoen profesionalaren eta kontsumitzailearen artean bai babes mailari

eta horren ondorio nagusia da azkenean kontsumitzaileak sinatu behar izaten duela eskua sartzerik izan ez duen baldintzak jasotzen dituen kontratua eta hori zuzentzeko beharra azpimarratu izan du bai jatorrizko proposamenean zein zuzenketa testuetan

kontsumitzaileen babeserako ardatza den direktiba bat delako hasteko argi uzten duelako estatuei dagokiela

eta dauden kasuetan amaiera emateko bitartekoak jartzea batean zein bestean galdetzen badugu ea zerbait egin ote duen estatuak ohartuko gara ez borobil bat

eta horregatik hain justu herritarrek beraien poltsikoak hustuz joan behar izan dute banaka epaitegietara abusuen aurka egitera eta nola ez bidean

estatuak babesgabe utzi izan ditu eta uzten ditu gaur gaurkoz oraindik herritarrak direktibak dion arren babes maila

langabezia adibidez etxearen ordainketari aurre egin ahal ez izateko kaleratzen aurka lanean dihardutenen datuei erreparatzen badiegu kasu askotan

gehiegizko baldintzak beraiek dira eta ez beste ezer ez hori bakarrik kasu askotan ez da kaleratzerik gertatzen

dutelako baita jateari utzi behar badiote ere ondorioz gehiegizko baldintzak eta hauek mugatzeko estatuak bere lana ez egiteak bistakoak direnak baino ondorio

kaleratze datuekin eta pobreziaren areagotzearen

kaleratzeak deigarriagoa egiten du pobretzea ikusgarriagoa egiten du baina ez da kasu bakana eta askotan ezkutuan etxe barruan gordetzen den egoera hori ere azaleratzeko garaia da beraz arazoa ez da kaleratzea arazoa pobrezia da eta europako direktibak kontsumitzaileei eman beharreko babesaz

horretan dagoelako gakoa hau da ez da kaleratzen aurkako direktiba bat gehiegizko baldintzen aurkakoa baizik kontsumitzaileek sinatzen dituzten kontratuen gehiegizko baldintzen ingurukoa alegia eta horri ez bazaio heltzen sakonekoari ez dago konponbiderik

behar dugu benetan herritarrek etxebizitza edukitzeko aukera errealak izatea

baizik eta sustraitik gauzei aurre eginda seguruenera kaleratzeak ekiditea bestela egongo gara gaur egun gauden bezala

estatuek hau betetzeko neurriak hartu behar zituztela eta oso ondo dator orain eta gehiengo batek gobernuari eskatuko diolako bete ditzan baina mila bederatziehun eta laurogeita hamalauko abendurako egin behar zituen beraz gaur egun gobernuari eskatzen ari zaion alderdiren bat bada hemen

alegia hau betetzeko garaia zenean ardura gobernu espainolean hori egiteko eta gaude gauden bezala

kontsumitzaileak babesteko zein interes duen erakutsiz eskasa ezer ere ez esateagatik baina epea ez da izan arazo bakarra eta bi mila hiruko maiatza bitartean zer demontre gertatu da beno zibileko epaitegiak

gehiegizko baldintzen inguruko baloraziorik egin eta merkantilekoak bere aldetik gehiegizko baldintzak ezagutu zitzakeela baina ez exekuzioa oztopatu eta horrela gehiegizko baldintzak izateak kaleratzea ekidin behar bazuen ere ez da horrelakorik gertatu

kontsumitzaileak babesik gabe zeudelako zergatik aipatzen dut bi mila hiruko maiatza

gauzak aldatuko dituelako zera baitzion deskribatu berri dudan egoerak espainiar sistemak ahalbidetzen duena aipatutako direktiba horren aurkakoa dela aziz kasua bezala ezagutu zenaren ondoren

baina oraingoan ere borondate handirik ez zuenez gauzak zuzentzeko ahalik eta gutxien egin zuen eta bi mila hiruko maiatzeko legeak berriro data hori ateratzen dut babesa areagotzea bazuen ere helburu

errealitateak bestelakorik erakutsi digu zergatik aldaketa soilik aplikatu zaiolako etorkizuneko kasuei hilabeteko epea baino ez zaie emango gainera

epaileak kaltetuaren eskaria onartuz gero finantza erakundeak gainera errekurtsorako aukera ere izango du aldiz onartzen ez badu kaltetuak

kaleratzeen aurkako plataforma konstituzionalera besteak beste amaiurren babesarekin eta aldiz nahiz eta begi onez ikusi duen ilparen aipamena maneiro jaunak hemen

eta sakonean hau soluzionatzeko bidea konstituzionalaren errekurtso horretan ere bazegoen eta noski ezta ere euzko alderdi jeltzaleak ez zuen bide hori babestu eta

plataformek sinadura horiekin aurkeztu zituzten proposamenak gure ustez ziren modurik egokiena europara egokitu okerrak zuzendu

kontsumitzaileak egoki babesteko baina dirudienez batzuetan itxurak edo gaur hemen erdibidekoarekin bezala aurrera pausuak benetan eta aho batez eman nahi horretan sikiera ez da proposamenik ez egin testua sinatzeko egin ez zaion bezala euskal herria bilduri hemen

usten ditu ere aldi berean kontraesanak eta norberaren portaerak nahiko garbi gaia konstituzionalean ere badago bide horretatik nion bezala gaia konstituzionalak erabaki aurretik europak egin du zorionez europak

eta ez du onartzen finantza erakundeak errekurtso aukera izatea eta kaltetuek ez eta berriro ere epaia medio espainiak

legea egokitu behar du soilik puntu horretan egiten du beti ere pausoka ahalik eta gutxien

etorkizuneko kasuei soilik aplikatzearena eta are larriagoa dena ez du aldatu sakoneko arazoa

prozedura horien artean dagoen akatsa ondorioz urtebete honetan ere etxea galdu dutenek ez dutela zer egin eta oraindik galdu ez dutenek hilabete dutela hori baldin ere

eta bitartean zer finantza erakundea gehiegizko baldintzak tarteko

herritarren pobretzearen bizkar eta gobernuaren laguntzarekin eta esango didate hemen finantza erakundeen kontra ezin dela egin baina kontra beraiek guk babestu beharreko kontsumitzaileen aurka egunero ari dira

europako komisioak oraindik ere isunen bat ezartzea gobernuari babesik gabe utzitako kontsumitzaileon poltsikoetatik ordainduko duguna modu batera edo bestera espainiako gobernuari ezarrita ere isun hori ez dakigu isunik izango den edo ez baino orain artekoa ikusita bista da gobernua ez dela zuzen ari europar esateko asko duela bai gehiegizko baldintzen inguruan

izan ere egun nahikoa da adibidez notariora eramatea ez dago gehiegizko baldintzen aurretiko inolako kontrolik nahiz eta horrek etxea galtzera eraman dezakeen eroslea eta sistema honen baitan finantza erakundeari ematen zaion trataera pribilegiozkoa dela hori europak ere esan egiten du

eta seguruenera ez bakarra horregatik guztiagatik uste dugu jatorrizko proposamenak eta zuzenketak esaten dutenetik

behingoz legedia bere osotasunean egokitu behar dela europatik esaten duenari entzun gor egin gabe eta ez dugu uste batzorde bat sortzea nahiz eta

iritzia emango dugu kendu baldin bada ere azkenean bozketatik ez dugu uste hori denik bidea eta uste dugu denboran luzatzea baino ez lukeela ekarriko eta batzuk akaso itxura egiteko ere balia dezaketela zeren zuk zerorrek esan duzun bezala justu gutxien egiten ari dena eta ardura daukana madrilen da

nik uste dut hobe genukeela ari gara baina hobe genukeela indar handiagoz etxebizitza legeari dagokion ponentzia bizkortuko bagenu benetan etxebizitza eskubide bezala aitortuko bagenu

babes neurriek eta oinarrizko eskubide izateak urrats garrantzitsua suposatuko luketelako edozein kasutan eta honekin bukatzen dut egunen batean batzorderen bat osatu behar balitz kaleratzeen aurka eta hipoteka kaltetuekin lanean dihardutenen parte hartzearekin egin beharko litzateke

proposamenean jasota eta helburu nagusia izan beharko luke hori ere inportantea baita

herritarren bizi kalitatea eta baldintza duinak ziurtatzea uste dugu hori lortzeko hori baino aurrerako lanik badugula estatuari dagokiola egin beharrekoa egitea baina

eman ditugun erantzunetan gure ustetan ez dugula benetan dagokigun arduraz jokatu berriro ere lehentasuna izan zedin ez finantza erakundeen aurka egin baino bai finantza erakundeei boa jarri herritarren defentsan mila esker

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den urkola jaunak dauka hitza

sailburu legebiltzarkideok eguerdi on berriz ere etxegabetzeen kontua aztergai

etxegabetzeei buruz baino agian gehiegizko

eztabaida bat litzakeela zati konkretu batetaz eta baita ere ziurrenik esandako berriro ere errepikatuko naizela baina tira

adostu den erdibideko horren aldeko botoa azaltze aldera jarraituko dut oraingoan legez besteko proposamena oinarritzeko arrazoia esan den bezala

epaia izanda eta kasu honetan berriro ere espainiako gobernuari

tiratzen dio ez da lehen aldia gai honetan egiten duena eta

legebiltzar honetan legealdi honetan gai hau tratatu dena hain zuzen bi mila hamairuko urtarrilean

eta legez besteko proposamenaren ondorioz adostu zen erdibideko hartan esaten zen gainera gobernuari eskatzen zitzaion etxegabetzeak eragindako pertsonen

amaiera emateko beharrezko lege erreformen proposamenak aurkeztu zitzala zehazki

honako hauek aldatzeko eskatzen zitzaion konkurso legea hipoteka legea prozedura zibilen legea hipoteka merkaturen arautzeko legea hipoteka maileguen subrogazioa eta aldaketako legea beste lege guztiak aldaketa hauekin bermatu nahi zela esaten zen besteak beste hipoteka exekuziorako prozeduran etendura ahalbideratzea nahitaezko bestearazpena geldiarazteko

egiaztatzen den arte hiru hilabete beranduago bi mila hamairuko martxoaren hamalauean europako

espainiako gobernuari europak espainiako gobernuari aurpegiratzen dio bere araudia espainiako barne araudia europako zuzentarauen estandarretara ez dela iristen

horren adierazle auzitegiak aztertzen zuen kasu konkretuari zegokionez

hipoteka exekuzio prozedura batean hau da pertsona batek bere hipoteka exekutatu behar dela eta etxerik gabe gelditu daitekeela esaten zaionean pertsona bati

exekuzio eskaera bere ustez gehiegizko klausula batean

horrela den aztertu dezala eskatzeko aukerarik ere ematen legedian esaten zaiona da gai hori beste prozedura batean aztertuko dela

eta ala bada lasai egoteko beste prozedura horretan arrazoia duela ikusten baldin bada ekonomikoki indemnizatuko zaiola hori bai etxea

logikoa den bezala europak esaten dio espainiari hori ez dela posible horrek ez duela europar estandarra betetzen

beraz aurrez legebiltzar honek esandako bera esaten dio

egia da gerora espainiako gobernuak aldaketa puntualik egin duela ez dakit nik legebiltzar honek eskatu izanagatik edo pentsatzen dut ezetz edota europatik koloreak atera eta

nolabait espedientea betetzen saiatzen da hara non ordea aldaketa horrekin ere berme eta prozesu horretako bi aldeen arteko berdintasunak ez dituela bermatzen profesional eta kontsumitzaileen arteko tratua ez da berdina

uztailaren hamazazpiko epaiak hain zuzen ere gaurko legez besteko proposamen hau oinarritzeko

epaiak europak epai honen bidez espainiari esaten dio ondo dagoela

prozedura gehiegikeriazko klausula batean oinarritzen dela argudiatu ahal izatea

arabera alde batek apelazio eskubidea izatea eta besteak ez

hau da europar auzitegiak aztertzen duen kasuan bezala epaileak onartzen badu gehiegizko klausula batean oinarrituta dagoela exekuzio eskaera bankuak apelazio

hipoteka exekuziorako exekutatuko zaion pertsonak

elegiterik ipini eta europar auzitegiak dio

hau ez dela posible kontsumitzaileari ez zaiola behar adineko bermerik eskaintzen eta gainera diskriminatu egiten zaiola batez ere eta berriro ere bi mila hamairuko epailean esaten zuen bezala barne legediaren arabera

erabakiko duen prozedura deklaratiboko epaiak hipoteka exekuzioaren prozedura eteteko ahalmenik ez duenean hau da etxegabetzeak zaion pertsonak

inola ere ez etxea mantendu egiari zor esan behar da kasu honetan ere ezinbestean espainiako gobernuak egin duela egokitzapenik

zauria tirita batekin sendatzen nolabaiteko partxeo egin

aurrera jarraitzen horretarako konkurtso legearen aldaketa aprobetxatuz errege dekretu bidez laugarren xedapen iragankorra eta

amaierako xedapenak aldaketa hori jaso dute ez da ordea ikuspegi orokor baten arabera egiten aldaketa hau kontsumitzaileari

sistema bat ez da arautu zauriari berriro ere beste tiritatxo bat jarri eta tapatzea erabaki da ez dakit espainiako gobernuak pentsatzen duen era honetara europari

larritasuna ezkutatuko dionik kontua zauriak askoz ere tratamendu serioagoa eskaintzea eta merezi duela

gabeziak azpimarratu eta espainiari belarrietatik tiraka jarraituko duela eta bitartean madrileko gobernuak benetako sendagai bat

jarraituko dutela ez dakit zein izango den europak hurrengoa baina ziur norabide horretan izango dela horrengatik gaurko erdibideko zuzenketaren

eskaera egiten zaio aipatzen diren zuzentarau guztiak

eta bestalde baita ere bai aurrez hemen kasuren batean norabide horretatik jarri den moduan eta baita ere madrilen konkurtso lege honen arabera

bertan euzko alderdi jeltzalea babestu duen modura pertsona fisikoen

ez dezan etxe baten desauzioak nolabaiteko eragozpen bere biziko kondena bat suposatu konkurtso lege horretan baita

beharra azpimarratzen dugu eta horrengatik guk ere bigarren aukeraren lege horren aldeko edo egon daitekeen irtenbidearen aurreko pausoa eta esateagatik bakarrik

talderen batzuk batzordearen aurka edo agertu diren horretan guk nolabait babesten duguna da eta gure zuzenketan horrela jasotzen genuen legebiltzar honek badituela hala nahi izan ezkero nahiko tresna gure kezkak ekarri eta gure kezkak aurrera eramateko

askotan esaten den bezala zerbait konpondu nahi ez denean batzorde bat sortzeko besterik ez

eskerrik asko urkola jauna erantzuteko txandara pasatuz mistoa maneiro jauna zurea da hitza

maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria beitialarrangoitia andrea zurea da hitza

bai mila esker hasteko esan beharko nuke sorpresari ez dudala harta baina talde popularraren jarrera

esatea ari zaretela jakinda transposizioetan eta lege egokitzapenetan belarritik tiratu zaizuen bakoitzean aritu zaretela horren ondoren aritu zaretenean hau da

erdizka berandu eta beti aurrera begira egin dela atzean milaka eta milaka kaltetu utziz

edo norberak defendatu behar duen espainiako gobernuaren jarrera zuritzea gehitxo iruditzen zait egia esan badirudi behintzat zuek jarrera hori badaukazue zuei ere ez dizuela entzuten madrilgo gobernuak europari parlamentu honi eta gainerakoei ez entzuteaz gain baldin eta ez bada sententzia batzuk tarteko

borondatez behintzat desde luego ez eta horren ondorioz gertatu dena da legearen egokitzapenak erdizka egin direla berriro diot aurrera begira eta inoiz ez duela justiziarik jaso denbora galtze horretan

eta are lotsagarriagoa iruditu zait oraindik kaleratzeak berdin langabezia esatea hori da errealitateari izkina egitea jakin dakigunean batetik gaur egun lana izatea ez dela ezeren berme prekarizazioaren ondorioz horretaz hitz egingo dugu luze eta zabal datorren astean enpleguaz eta pobraziaz eta hitz egiten dugunean

jakitun gaur egun kaleratzeen inguruan eta bereziki gehiegizko klausulen eta abusuen inguruan zer gehiegizko ordainketa egiten behar izaten dituzten familiak batzutan horiek beraiek ekidin ezkero egoera muturreko horretan egongo ez liratekeela jakinda

ez dira izatera iristen eta nik uste dut behingoz badugula garaia terminoak aldatzeko badaude asko ez dituztenak kaleratu

eman beharreko erantzunaren erdian ez bakarrik kaleratuak baita ere gainerakoak eta iruditzen zait hori sinplifikatzea dela gehiegi sinplifikatzea noski nik ere esan dut langabeziak areagotu egiten du noski baina etxebizitza eskubidea balitz benetan bermeak baleude benetan

asko eta asko ez lirateke muturreko egoera horretan egongo akaso langabezian geratuta ere ez

ez da kaleratzeak hainbeste langabetuak hainbeste ez edo denak langabetuak dira hori ez da egia maneiro jaunak esaten du ilpa baietz tramitean onartu zutela nik ez dut hori esan nik esan dudana da horren ondotik

errekurtso horretan eskatzen zuten puntuetako bat gaur hemen aztergai duguna da errekurtsoa aurkezteko alegia eta hor berrogeita hamar diputatu behar zituzten

alderdi sozialistakoak ere bai upyd pnv eta pp ez ez zituzten babestu

geratzen den kontuetako bat eta gero badaude nolabait ere hemen esaten denean

errealitateak gaindituak dituenak eta dagoeneko horretara akaso

errealitatea gainditu dituenak eta ez zeukatenak zentzu handirik ni bereziki erdibidekoan azken puntuan zentratu nahi nuke bereziki

izan nahi bada benetan harremana eduki nahi dela horretan lanean ari diren taldeekin eta

orain arteko harremana dezente kaxkarra izan delako gutxitan bildu behintzat plataformek orain alde egin dute baina lehen hemen zeuden ordezkariak esaten dutenagatik

eta froga da epaitegietan ere batzuk eta besteek jo izan dutela ez alde batetik bakarrik bietatik jo izan dutela eta gaia epaitegietan egon dela beraz

eh bilduk abstentzioa joko du guretzat inportantea da gai hau

baina inportantea da ere jarrera batzuk ez zuritzea eta benetan gauzak egitea eta benetan borondatea badago horren kontra egiteko

gobernuak berak esaten duen edo ematen dizkigun datuetatik abiatuta milatik gora

kaleratzeetan bukatu dezaketenak epaitegietan eta beraz arazo handia da

estatuan apirila eta ekaina bitartean kaleratzeen kopuruak bai zenbakietan

baina portzentailetan ia ehuneko lauko igoera bat esan nahi dute beraz

dauden legeek ez dituztela gauzak erantzuten hori baino gehiago egin behar dela
eta beraz arrazoiak badaude egia esan gauzak egiteko eta tajuz eta egin dena ez da nahikoa mila esker eskerrik asko beitialarrangoitia andrea

hemendik egingo nuke bakarrik bi gauza azpimarratzeko bata gai honen inguruan

eztabaidak beste foro batzutan jartzen dira eta bata besteari gauzak botatzen amaitzen dugu baina nik uste garrantzitsua dela hemen azpimarratu den bezala gaur ez dela hitz egiten ez desahuzioen irtenbidea

enplegu eza den arrazoia edo ez den baizik eta europak askoz sinpleagoa den zerbait esan digula

zenbat desahuzio egon edo ez kasu konkretu bat izanda ere pertsona horrek ez duela behar adinako bermerik prozesu horretan hori da europak esaten diguna eta beste aldetik eta bukatzeko nik ez dut jarriko beste inoren konpromisoa zalantzan hemen aipatu da gobernua babesten duen taldea eta bat eta beste hasteko

beti pentsatu izan dut adibidez norbere buruari

bere ardura den zerbait egitea den kasu horretan

atzean jarri eta bere buruari eskaintzeak ezer gutxi aportatzen duela pentsatu izan dudan arren nik ez dut hori egiten duenaren konpromisoa zalantzan jarriko beraz beste guztientzako ere

eskerrik asko urkola jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu mistoa upyd euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua

hildakoen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

eguerdi on guztioi gaurkoan nire

gazteleraz izango da ia bere osotasunean izan ere etorkinen eta errefuxiatuen alde lan egiten duten erakundeek legebiltzarreko eztabaida jaso nahi duten pertsona hauei helarazteko asmoz es verdaderamente triste

samba youssouf keita ives armand yeannot oumar

unibertsala oinarrizko printzipioak izango diren gaur inoiz euskal herria libre eta internazionalista bat aldarrikatzen dugu munduko edozein tokitan pobrezia eta bidegabekeria pairatzen duten pertsona eta

urrea andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

legebiltzar buru andrea sailburuak

eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den ramírez escudero jaunak dauka hitza

eguerdi on otsailean hamabost subsahariak hil ziren

igerian heltzeko ahaleginean ari zirela guardia zibilak eraso egin eta gero gaur ia hamar hilabete geroago egoerak okerrera egin du nazioarteko eta europar batasuneko

ez datozen migrazio politiken aplikazioaren ondorioz

zuzenketarik aurkeztu duen taldeen txandara pasatuz talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz eh taldeko ordezkaria den urrea andreak dauka hitza

una única arma con su corazón eskerrik asko eskerrik asko urrea andrea mistoa maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar
euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza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

hamar ez ondorioz onartuta gelditu da erdibideko zuzenketa eteten da